lehendakaria sailburuak legebiltzarkideok arratsalde on

askotan adierazi dugu ez dugula ulertzen abiadura handiko trena paradigma bezala adibide duen garapenaren eredua

desegituraketan oinarritutako eredua zimendu eta orbain edo josketaz paisaiari betez

berriz ere gaur eztabaidatzen ari garen proiektuaren adibide dena ppk eta eajk kapitalismoaren izaeran eta zerbitzupean uler daiteke soilik babesten duzuen eredua kapitalaren pilaketa helburu duena

jasangarritasunean oinarritutako beste eredu batzuetatik erabat kontrajarria da

es perfectamente sostenible argi daukagu zein den ezinbestekoa den

hori dela eta ezezko borobila gutxi batzuek madril eta parisera bidaiatzeko

akordio sozial zabala ezinbestekoa izango zela edozein azpiegitura gobernuak abian jartzeko ba irizpide hori ez dugu inondik inora ikusten

baino oraindik ez duzue ulertzen eskaera errealik gabeko enplegua sortzeak ez duela

hezkuntzan osasungintzan edo babes sozialean inbertitzeak ez du bakarrik jarritako euro bakoitzetik enplegu gehiago sortzen gaur egun bizi dugun krisi honen ondorioei aurre egiteko aukera eskaintzen dugu eta horregatik bi mila hamairu

aipatutako arloak indartzera bideratzea larritasun egoera

eskerrik asko matute jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txanda mistoa

eskerrik asko mahaiburu andrea sailburu andrea legebiltzarkideok arratsalde on el proponente justifica su iniciativa

eskerrik asko aldaiturriaga jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txanda euskal talde popularraren ordezkaria semper jauna zurea da hitza

muchas gracias eskerrik asko semper jauna erantzunen txanda

eskerrik asko matute jauna mistoa upyd taldearen ordezkariak ez du hitza hartu nahi euskal sozialistak taldearen ordezkaria zaballos jauna zurea da hitza

eskerrik asko zaballos jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria aldaiturriaga jauna zurea da hitza

aldaiturriaga jauna euskal talde popularraren ordezkariak dauka hitza con su permiso señora presidenta

dónde ustedes gobiernan muchas gracias eskerrik asko semper jauna amaitu da eztabaida eta bototara jarriko dugu

legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

testua ez da onartu jarraian bozkatuko dugu mistoa upyd euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa

emandako botoak hirurogeita hamabi bai berrogeita hamaika ez hogeita bat ondorioz erdibideko zuzenketa onartuta geratzen da gai zerrenda agortuta